eskerrik asko eskerrik asko tapia
anderea jarraian lópez de ocariz andereak dauka hitza

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina san mames berriaren eraikuntzan lan araudia ez betetzeari buruz maneiro jauna

bai legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak

lan hitzarmena betearazteari buruz zulaika anderea zurea da hitza

egun on guztioi pasa den legealdian onartu zen ganbera honetan legezbesteko proposamen bat proposamen hartan esaten zen

herrialdeko lan hitzarmena aplikatu behar dela gogoratu behar da gainera aho batez onartu zela talde guztiek baietza

krisiaren ondorioz ordea sektore horren jardueraren parte handi bat edo handiena administrazioak kontratatzen dituen obra publikoetatik dator administrazioak obra publikoetan inbertitzen duenean laguntzen du lanpostuak sortzen eta mantentzen baina aspalditik esana dugu administrazioak jarrera eredugarria izan behar duela

alegia sortzen duen enplegua inolaz ere ezin daiteke prekarioa izan are gehiago esango nuke bizi garen testuinguru ekonomikoan erakunde asko jada lotsatzen hasi beharko

utzikeriaren erruz euren bitartez sortzen den enplegua benetan prekarioa eta iraingarria baita baina kezka hori dela eta

duela oso gutxi zehazki pasa den ekainean gaur berriro ere kezka berdina ekartzen dugu legebiltzar honetara izan ere egoera

san mamés berriaren obretan ematen ari ziren lan baldintza kaxkarrak salatu genituen bertako langileak hamar hamaika eta hamabi orduko

dituzte soldatei dagokionean ere egoera iraingarriak bizi dituzte jakinik

san mamés berriko langile batzuek sei euro kobratzen dute hortaz hitzarmenak ezartzen duena

kobratzen dute hori onartezina da inola obra publiko zein pribatuan gertatzea baina are larriago eta salagarriagoa da erakunde publiko batek sustatzen duen gertatzea erantzukizunaren aurrean administrazioak ezin du beste alde batera begiratu eta san mamés aipatu beharra dago ehun milioi baino gehiago jarri dituztela erakunde publikoek beraz

ere bertan gertatzen dena zaintzea gainera gaur beste kezka bat ekarri nahi dugu ganbera honetara kontua da askotan gertatzen dela lan berdina egiteagatik bi langileek

izatea errealitate hori ematen da langile batzuei jatorrizko herrialdeko lan hitzarmena aplikatzen zaiela hori ere enpresariak obretako arduradunak eta administrazioak gorritzeko moduko datua da izan ere langile bati duintasuna lapurtzen zaiolako esan nahi duelako

larria da gaur egun ezberdintasun horiek egotea eta ez

atentatu bat da gainera xenofobia sustatu dezake zoritxarrez badakigu prekarietateak zer nolako ondorioak ekartzen digun orain arte azaldutako kasua ez da adibide bakarra ez zoritxarrez san mamés obretan ematen diren lan baldintza kaxkarrak isolatu bat zenbat aldiz salatu dugu ahteko obretan langileek dituzten lan baldintzak askotan baina gehienetan

zazpi heriotzak lan ikuskaritza enplegu eta gizarte politikako sailaren menpe dago

ezinbestekoa da lan baldintza duinak ematen direla ziurtatzeko kasu guztietan baina bereziki obra publikoetan

gipuzkoako foru aldundiak aurten onartu du foru arau bat lurraldean egiten diren obretan

hitzarmenak betearazteko hau da

hitzarmena bete beharko dute bestela isunak jarriko zaizkie eta gaur bertan bizkaiko batzar nagusietan

bide berdinean obra publikoetan lurraldeko lan hitzarmena betetzea eta neurriak ezartzea benetan hitzarmenaren lan baldintzak betetzen direla ziurtatzeko eta badakizue zer gertatu den eztabaida horretan

ulertezina dena eajk aurka bozkatu duela

gelditu da hau benetan arduratzen gaitu aurrerapausoak eman ordez atzerapausoak ematen dira

honetan ekimen hau aurkeztu genuenean baina arduratuagoak gaude

jakitea nahiko genuke zer egiteko prest dagoen jaurlaritza lurraldeetako lan hitzarmenak betetzen direla bermatzeko ahaztu gabe ganbera honetan

eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea eta erantzuteko aburto jaunak dauka hitza

bai mahaiburu andrea sailburu legebiltzarkideok

zulaika andrea benetan harrituta geratzen naiz benetan

ziur nago zeregin garrantzitsuenak eduki dituzuela baina

eztabaidatzen san mames obrari buruz orain dela minutu batzuk

labur laburrean esanda bat gatoz zuk euskadiko lan publikoaz azaldutako interesa nola ez gu gara lan baldintzak esan duzuen moduen ikuskatzearen arduradunak

lan publikoko lan baldintzak ezartzearen arduradunak lan publikoan ditugun eskumenak mugatuak dira

lotutakoak baino ez ditu etxebizitzak eraikitzen ditugun neurrian badugu legebiltzar honen eskatutakoa betetzeko ahalmena

baldintzetan lan hitzarmenak betetzen direla ziurtatzeko ikuskatzaile bat izango dela jartzen dugu gure pliegoetan hortik aurrera

zein den bere jokaera beraien eskumena da eta eta hortik aparte inspekzioa eta prebentzioa dagozkigu guri hori bai eta lehenengo interpelazio honen erantzunean entzun ahal

eskerrik asko eskerrik asko aburto jauna jarraian zulaika anderea dauka hitza

en las obras berriro ere esaten dizut aburto jauna administrazioa jarrera eredugarria izan behar du aitzindaria izan behar du eta murrizketaren eta epelkeriaren bidea alboratuta

behar dituela hori gure apustua eta bideratu

eskerrik asko zulaika andrea jarraian aburto jaunak dauka hitza

gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina eusko jaurlaritzak gizarte elkarrizketaren mahaia biltzeko deia

itxaso jauna zurea da hitza gracias presidenta señorías

nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko

bai mahaiburu andrea sailburu legebiltzarkideok egun on berriro

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

sailburuari egina eitbren bi mila hamairu bi mila hamasei aldirako plan estrategikoan eta ez sartzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok nire lehen hitzak eitbko zuzendari orokorra den maite iturbe azken igande honetan egindako adierazpen publikoan botatakoak izatea nahi dut garbi azaldu zen maite iturbe eta askoren iritziz era zuzen eta garbia erabili zuen zutik

ez dituen hitz borobilekin bere adierazpen sendoak uxatu egin zituen izatekotan norbaitek izan zitzakeen zalantzak bere jarrera erabakior

inolako zalantzarik gabe anbiguetateak ez zuen inolako zirrikiturik izan bere adierazpen ihartxotan gardena izan zen ulertu nahi duen ororentzat

lehen mezu eta gogoeta hau nire txandaren lehen hausnarketa bezala

eitbko azken administrazio kontseiluaren bilakaerari sortutako eztabaidak gai zerrendan zeuden bi puntu hurbiltasunari zor zaio neurri handi batean

hiru kontseilari izan ziren ekarpen berezi bat azaldu nahi izan zutenak

onartuko didazu horregatik ezin dela inolaz ere esan ezin dela inola ere ez

aipaturiko idatziak zalantzak sortu ditzakeenik ezin esan

interpretazio desberdinak izan ditzakeela edota ez dela nahiko irmo eta argi etarekiko eta biktimekiko bere edukiak duen mezua

euskal gizarteari horrelako zalantzak luzatzen badizkiogu gai honen inguruan uste dut era berean

arduragabea zinez uste dut gai honen inguruan bereziko erabateko zuhurtziaz arduraz eta kautelaz jokatu beharko genukeela

alderdikariez aritzeko uxatu ditzagun alderdikariaz

prentsa ez zen eitbko administrazio kontseiluan izan barruan gertatukoaren berri badirudi

badirudi norbait horrek nahiago izan zuela eta halaxe aukeratu zuela zalaparta

a presentar en el próximo consejo de administración horixe zen zuzendaritzaren erabakia hau da beraz gai zerrendaren bigarren puntuari dagokiona

hain hurbil edota ez balira azaldu egun berean ez zen azalduko ondoren sortuko zen zalaparta eta egoera nahasia eta hau horrela esaten dut zeren aipaturiko gai eztabaidagarri eta sensible horiek konponbidea aurkitu zezaketen zuzendaritza kontseilari bakoitzarekin aurrikusiko zituen bileretan horixe baitzen zuzendariaren asmoa así mismo

porque observaba que había un doble rasero zuzendaritza itxaropentsu dago eta biziki espero du horretan ari da iñaki garcía arrizabalaga jaunaren inguruan sortutako egoera deserosoak konponbide egokia aurkitu dezan eta ahalik eta lasterren bideratua izan dadin

nire erabateko konfidantza maite iturbe eta bere talde osoarengan

eta giza eskubide guztien bermea izango duen gizartea ezagutzeko aukera paregabea eta ziur nago zentsu honetan

iñaki garcia arrizabalaga jaunak eitbko administrazio kontseiluan jarraitzea eta bere ekarpenak aurkezten zeren guztiak gara beharrezkoak eta inor ez dago sobera

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko

oinarrizko hezkuntzarako euskal curriculumaren markoa landu eta garatzeko planaren inguruan duen politikari buruz oyarzabal jauna zurea da hitza

oyarzabal jauna uriarte andrea zurea da hitza

agerraldiaren helburua argia da legebiltzarreko

talde politiko guztien aurrean euskal curriculumaren marko pedagogiko osatzeko behar den planifikazioa aurkeztea eta azpimarratu egingo dut planifikazioa

argi utzi nahi dut gaur hemen legebiltzar honen aurrean prozesu bakoitzak bere denbora behar duela prozesu horren atariko fasean gaude oraindik

eta arro sentitzen gara hizkuntza errealitate desberdinei erantzuten die

berrikuntza maila handia du eta horrek hezkuntzaren kalitatean

ematea ahalbidetu digu hezkuntza sistema plurala eta anitza daukagu gizartean dauden askotariko errealitatei

y por ello actuamos en consecuencia euskal curriculumaren egitasmoa ez da berria ibilbide luzea eta emankorra izan du beti adostasun oinarritik abiatu da hezkuntza eragile sozialen eta politikoen artean

guk egindako ibilbide hori aintzat hartzen dugu zalantzarik gabe bide berri honetan argia emango digu por otra parte

está en nuestro programa de gobierno testuinguruan eta printzipioetan zera jasotzen da sistema sendo eta zorrotza defendatzen dugu egoeraren araberako aldaketa politikoetatik salbu

ikasle guztientzat aukera berdintasuna bermatuko duena

etengabeko erreformak alde batera utziko dituen markoa alegia hori lortze aldera egungo errealitatearen diagnostiko ona egitea beharrezkoa da

gainerako alderdiekin gizarte eragileekin eta erakundeekin adostasunak lortzeko helburuarekin beraz ez dugu ezer berririk asmatu baita jasotzen da

gobernu programan hainbat konpromiso hartu genuen gure erantzukizuna da konpromiso horiek betetzea hauexek dira

akordioak lortzea hezkuntza arloko eragileekin eta hizkuntza normalizazioan osasunean eta zerbitzu sozialetan eskumena duten erakundeekin

guneak sortzeko euskal hezkuntzaren eskumen markoan defentsa eta garapena sustatzea euskal autogobernuaren funtsezko elementu gisa

euskal hezkuntza sistemari koherentzia eta egonkortasuna emango dion akordioa bultzatzea hezkuntzaren euskal legerantz urratsak eginez

adostasunean oinarritzen den hezkuntza sistema propioa sendotzea

proposamen horrekin aurrera jarraitzeko erabakia hartzeko arrazoiak argiak dira hartu dugun helburuak gobernu programan bertan dauka jatorria

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

azpimarratu nahi ditut lehenengo eta behin lasaitasun mezu bat igorri nahi dut en primer lugar con respecto

gure helburua akordioa da hori bai baina baita hezkuntzaren sistemaren bikaintasuna behin eta berriro esan dugu

dagoen hezkuntza akordio egonkorren bila gabiltza eta bide horretatik jarraituko dugu bigarrenik berriro azpimarratu nahi dut denbora tarteak errespetatzearen garrantzia

gure sailak legebiltzar taldeekin partekatuko du egindako hausnarketa baita hausnarketa horren ondorioz egindako diagnostikoa ere baina

hezkuntza akordio egonkorra horrela jaso genuen gobernu programan horretan gabiltza orain

hauxe da eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera
gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskal curriculuma ezartzeri buruz maneiro jauna